arratsalde on guztioi berriro ekingo diogu osoko bilkurari gai zerrendako bosgarren puntua mozioa xabier isasi balanzategi eh bildu taldeko legebiltzarkideak aurkeztua arabako bizkaiko eta gipuzkoako toki erakundeetan euskaraz normaltasunez jardun ahal izateko segurtasun juridikoari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena

lehendakari anderea legebiltzarkideok arratsalde on

mozioa interpelazioaren ondoriozkoa da euskararenganako ardura daukaten guztiak hizkuntza egoerarekin kezkatuta daude hizkuntza politika sailburuordearekin hasita

iritsita eta hemendik aurrera zer txostena idatzi zuen hizkuntza politikarako sailburuordeak

jarraitzeko erronkak mintegia edota topaguneak aspaldi argitaratutako ikusi eta ikasi txosten mamitsua hiru adibide

funtsa berekoak euskararen normalizazio prozesuak indarra galdu du berreskurapenaren abiada geldotu da inpasse egoeran gaude atzera jotzeko arriskua dago

euskararen erabilera maila eskasa dela eta zerbait egin behar dela hizkuntzaren normalizazio prozesua bultzatzeko eta sendotzeko

eta kezka da nagusi esaterako honela idatzi du hizkuntza politikarako sailburuordeak euskara biziberritzeko prozesuan ongi egindako gauzetan sakonduz zuzendu beharrekoak zuzenduz eta gizartearen aldaketak dakartzan erronka eta behar berrietara egokituz

adin nagusitasunarentzat bestetik iñigo aranbarrik idatzi berri du berria egunkarian

agintariei ohartu denean agintari gorenak gaztelaniaz

gehienetan maialen lujanbiok euskadi irratian bere gogoeta eta kezka salatzeko hedabide publikoek praktikatzen duten akulturazioa eta euskararekiko bazterkeria legebiltzar

jaun gehienok dakizuenez iñigo aranbarri idazlea da eta

biak ala biak euskararen hiztun elkarteko pertsona jantziak errespetuzkoak eta

gogorra izan da erresumako gobernuaren ordezkariek zorrotz

udalerri euskaldunen eta hizkuntza normalizazioaren aurka hain zuzen ere

zorionez gehienetan galdu egin dute baina egindako kaltea ez da konpondu

salaketak debekuak eta oro har euskararen erabilera epaitegietako auzia bilakatzeak nabarmen erakusten du euskaraz jardun ahal izateko ez dagoela behar adinako

edo legalik beste aldetik gure hizkuntza biziberritzeari dagokionez legebiltzar honetan amaitzear dagoen legealdia ez da oso onuragarria izan

hizkuntza eskubideen urraketak ez dira apaldu euskararen erabilera ez da esanguratsuki hobetu eta hizkuntza politikaren aurrekontuak

murriztu egin dira intentzio zuriko

ezin estali ditzake hizkuntza normalizazioa prozesuaren gabeziak euskararen txantxangorriak

erdarako kukuaren arrautzak txitatzen baditu habiatik

erdaraz kukuka aterako dira hizkuntza egoera indarrean dagoen hizkuntza politikaren ondorio zuzena baita kezkatuta gaude bai

kontsideratzen dugu ez dagola behar besteko berme juridikorik edota legalik euskaraz oro har eta euskaraz aritzeko toki erakundeetan bereziki euskal herria bilduren ustez hizkuntza alorreko legedietan hutsuneak eta gabeziak dauzkagu

badira izan nazioarte mailan eta espainiako erresuman euskararen erabilera babesten duten legerik eta araubiderik adibidez mila bederatziehun eta laurogeita hamaseiko bartzelonako adierazpena

estatuan herri administrazioen araubide juridikoaren eta

udalbatzen lurralde mugatua eta biztanleriaren erregelamendua

araubide juridikoaren erregelamendua eta beste batzuk paradoxikoa da baina nazioarteko edo estatuko legediak eraginkorrago

hizkuntza gutxituaren erabilera autonomiako legeek baino hizkuntza gutxituak euskara halakoxea baita

eta eraginkorrak behar ditu hizkuntzen arteko asimetriari aurre egiteko euskararen normalizazio prozesuak lege orokor

urtean abiatu zen arantzazun artean

euskaltzaindiak eta euskaltzaleek lortu zuten adostea euskararen batasunerako oinarrizko eredua lan zaila eta latza

jaurlaritzak bideratua aurkitu zuen hizkuntza estandarraren auzia orduz geroztik euskararen normalizazioaren prozesua bizia aldagarria eta kontraesanez beteriko prozesua izan da

gizaldiaren hirurogei hamarraldiaren arte kasurako galera biziko gertaera

euskara hamaika euskalkitan zatitzen ari zen gramatika idatzirik gabe eskola hizkuntzarik eta eredu estandar kulturalik gabe euskarak artean baserritar eta arrantzaleen eremu mugatuetan ozta ozta zirauen

hirurogeigarrena hamarraldian abiatu zen euskeraren berreskurapen prozesu bizkorra

prozesua abiada bizikoa zen horrela legebiltzar honen aurreneko legealdian laurogei laurogeita lau

hogeita bost euzko alderdi jeltzaleak hamaika herri batasuna bederatzi pse psoe sei euskadiko ezkerrakoak sei ucd

oraindik indarrean dagoen euskararen erabilpena arautzeko oinarrizko legea lege horrek formalki

ucd eta pce epk indar politikoen babesa lortu zuen

berrogeita zazpik hain zuzen ehuneko hirurogeita hemezortzik babestu zuen legea legea babestu zuten indar politikoek bildutako botoak zenbatuta

boto babes hori ez zen iristen boto emaileen ehuneko hirurogeita hamabostera garaian garaiko egoera zela eta

nahiko handia zela dudarik ez daukagu hogeita hamairu urte beranduago ostera legea babestu zuten bost indar politikoetatik hiru

orain legebiltzarrean garai hartako euzko alderdi jeltzaleak eta pse geratzen dira hogeita hamazazpi hautetsi

hautetsiak bototan neurtzen baldin badugu bostehun eta laurogeita hamabost mila

ehuneko berrogeita hamairu koma hirurogeita hamabost oraingo legebiltzarreko indar politiko berrien jarreraren gainean espekulatu gabe

askoz handiagoa izan zitekeela askoz handiagoa izan zitekeela oraingo

bide horretan euskararen erabileraren normalizazioren oinarrizko legea berritzeko garai iritzi dela

horrela lehen esandako arrazoiez gainera beste bi aipatuko genituzke

geratu delako eta adostasun maila handiagoa behar delako normalizazio prozesuaren hurrengo urratsak egin ahal izateko euskaraz hau da euskal hizkuntzaz arduratzen den erakunde ofiziala euskaltzaindia da mila bederatziehun eta

euskaltzaindiak eman ditu hizkuntzaren normalkuntzarako arauak euskaltzaindiak ezagutza ofizial osoa du

eta errepublika frantsesaren onura publiko erakunde gisa mila bederatziehun eta laurogeita hamabostgarrena urtetik gizartearen aldetik ere

emateko jarduera azkarra bizi izan du euskaltzaindiak beti ere euskaldunen hizkuntza batasuna eta

mila bederatziehun eta hirurogeita zortzigarrena urtetik hona batez ere honela

hizkuntza politikaren ardura nagusiak berriz euskararen lurraldeetan diharduten herri administrazioa

nafarroako foru gobernuari eta foru parlamentuari jaurlaritzari eta legebiltzarrari eta iparraldean euskararen erakunde publikoari

erakunde horien ardurapean daude legebiltzar honi dagokio besteak beste

egitea eta eguneratzea euskarak hizkuntza egoerak lege berria behar du lege orokorra

euskalgintzarekin adostua integratzailea euskararen lurraldeen arteko harmonizazioa bilatzen duena

eta hizkuntza gutxituaren erabilera berme juridiko osoa ematen diona horrexegatik aurkeztu dugu mozioa

erantzuna jaso ez genuelako eta gure mozioa

genituen lehenengoa euskarari dagozkion legeak eta araubideak aztertzea eta eguneratzea bigarrena bereziki mila bederatziehun eta laurogeita biko legea euskararen erabilpena arauzkotzekoan

abiatzeko hirugarrena tokiko foru eta autonomia erakundeetan ordezkaritza daukaten indar politikoen arteko adostasuna

laugarrena euskalgintzako erakundeekin eta bestelako eragile sozialekin gogoeta prozesua zabaltzeko euskararen erabilera sustatzeko hartu beharreko erabakiak adosteko eta egikaritzeko

tokiko foru autonomiako eta bestelako erakundeen hizkuntza politiken aurrekontuak emendatzea euskararen erabilera tasak hobetu ahal izateko

alderdi jeltzalearekin adostu egin dugu erdibideko bat pentsatzen dugulako hizkuntza kontuetan ahalik eta adostasun zabalik lortu behar dugula tamalez

adostasuna lortu izan dugu pentsatzen dugu eta eskatuko nieke gainerako legebiltzarkideei babesa ematea adostutako erdibideko horri

azken buru askotan esaten baita euskara guztiona delako eta guztiona delako horrela

besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko isasi jauna
zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euskal sozialistak azkue jauna zurea da hitza

esparru funtsean garatu den marko juridiko bat du

azaroaren hogeita laukoa eusko legebiltzarrak onartu zuena hogeita hamar urteetan zehar beste legeekin

legediaren hasiera suposatu zuen euskal funtzio publikoaren legea adibidez edota hezkuntza arloan ere hezkuntzan

euskal hiztunen kopurua igotzea ahalbidetu zuena herritarrek hizkuntzaren onartzea

gogora ekar dezagun ere euskaraz egindako ikasteetan aitortzea eta euskararen

homologazioa edota kontsumitzaileen legeren aldatzea

edo itzultzaile automatikoaren garapena eta abar

egia da ikuspuntu sozial batetik eta administrazioak eta herritarrek egindako ahaleginez arren euskara

hizkuntza bat izaten jarraitzen duela eta hauxe izan beharko litzakete herri honetako hizkuntza politikak beharko lukeen oinarria guztiok abertzaleak ala ez izanik partekatu beharko genukeen oinarria alegia euskararen arazoa da edozein kasutan gizarte demokratiko baten gutxiengoen tratamenduaren arazoa euskara dakitenen komunitateak atenditu

komunitate honekin diskriminazio positiboa praktikara eramateko eta gutxiengo baliabide batzuekin hornitzeko

uste dut printzipio hau euskal gizartea ordezkatzen dugun gehiengoak partekatu dezakegula y por otro lado

euskararen babesa eta sustatzea sostengatzen duen marko juridikoa zabaltzearen alde

eta horren alde egin dugu lan bai euskadi beste alderdiekin batera gobernatu duenean legealdi ezberdinetan bai gobernua izan denean

sailburuordetzaren zuzendaritza ere bere agintepean izanik eta beti defendatu izan du porque nuestro interés se centra

egia da euskararen erabilera administrazio publikoan sustatzea ezinbestekoa dela

esparruak definitu lehentasuna eman behar zaio hizkuntza

langileak euskara bere jarduera arloetan erabil ahal dezaten

zer den euskarari onura egin ahal dion hori gutxi bada ere eta paraleloki langileen eta arduradun politikoen

eta elikatu etengabe baliabide ezberdinak bideratu

izan duen lege babes zabalena lortu du eta

hizkuntzak dituen eskubideetaz ez gara mintzatzen ari abertzaleak egin ohi duten bezala alderantziz hizkuntzarekiko herritarren eskubideetaz

errepikatzen dut agiri hori beti eskura izan beharko genuke euskararen erabileraren normalizazioaz hitz egitera goazenean berdin

norberaren jarrera politikoa adostasun agiri bat da euskararen legea bezala eta adostasunak lortzen jarraitu behar du

bukatzera noa helburu bat lortzeko ezintasuna

edota desio bat betetzea euskararen normalizazioarekin gertatzen den bezala

ezintasunak berak ez duela askatasun politiko eza adierazi nahi zergatik

horretan askatasun politikoa galarazteko beste gizakien

litzateke eta ez da inondik inora guk nahi duguna ez dugu uste legea aldatu beharra

ditugun legeekin euskarak aurrera joateko bidea hor daukala eskerrik asko eskerrik asko azkue jauna
euzko abertzaleak taldearen ordezkaria mendizabal andrea zurea da hitza

gauza jakina da euskadiko autonomia estatutuak euskararen ofizialtasuna ezarri zuela mila bederatziehun eta hirurogeita hemeretzian eta horren ondorioz etorri zela euskararen legea mila bederatziehun eta laurogeita bian eta hemen esan den bezala legebiltzarrean garai hartan

alderdi popularrak abstentzioa eman zuen eta herri batasuna ez zegoen ez zen joaten

beraz guretzako gehiengo kuantitatiboaz gain kualitatiboa ere izan zen

ezin da ukatu euskararen legeak hizkuntza bizi berritzeko bidean eraginkorra izan denik adostasun zabala du gizartean eta hizkuntza politika sustatzeko balio izan du gaur arte eta gure ustez etorkizunean ere

legeak dituen printzipio aldetik nekez egin daiteke hoberik gure ustez printzipio oso demokratikoak dituelako herritar guztiei euskara ikasteko erabiltzeko eskubidea aitortzen die pertsonen norbanakoen eskubideetan oinarritutakoa da izugarrizko bisioa izan zuten egin zutenek beste batzuetan esan dugun bezala zaharkituta geratu dela alde batzuetan ba gerta daiteke baina printzipioetan

bildu orain dela hogeita hamar urte hasi zen euskararen legeen kontra jotzen eta orain beranduago etorri zarete lege honetara ezta eta trantsizio handia egin behar izan duzue

hobe esanda beste estrategia batea zeundeten eta esango nuke jatorrizko posizio politikoan mantentzen ari zaretela oraindik ere baina bizi dugun joerak ere badu eragina zuengan eta orduan aldaketarako

guk ez dugu esaten legea aldatu behar ez denik egunen batean baina legeak tresnak dira eta helburu jakinak lortzeko tresnak eta zuek ardatza berriz jartzen duzue legea aldatu behar da

hobeto gaude gerta daiteke inflexio puntu baten egotea hori hala da eta

eta antzeko beste foroetan esaten ari da jendea eta adituak eta abar erabilerarako jauzia emateko

jaurlaritza ere horretan ari da eta erdibidekoa adostu dugu eta egia da pozgarria da argi eta garbi

ez dugu entenditzen sozialistak zergatik ez diren etorri gure erdibidekora zeren zuek

baina zergatik estatuko legediak babesten baldin badu elebakarren egitea zergatik murriztu behar dugu guk hori

eta zuk aipatu dituzun gauza guzti horiek guk ez ditugu zalantzan jartzen erdibidekoan orduan ez dugu ulertzen zergatik sozialistak ez dioten baiezkoa ematen

pentsatzeko bakarrik dena den jatorrizko legez bestekoan idatzitako zioan egiten dituzuen hainbat

jaurlaritzak ez diola konponbiderik eman nahi planteatutako arazoari hori ez da egia jakinaren gainean ari zarete bestelakorik esaten gezurra esaten ari zaretela ez esateagatik

edozeinek urquijok edo beste norbaitek salaketa bat jartzen baldin badu epaitegietan horrek ez du esan nahi arrazoia daukanik eta urquijoren joera dena judizializatzekoa salatu egin behar da eta salatu dugu eta jaurlaritzak ere salatu du

gehiago hitz egiten duzuelako askotan sententziak jaurlaritzaren alde ateratzen ari dira eta hori badakizue

orduan bilduk esaten duena arrazoia izango zenukete baina hori ez da justu kontrakoa gertatzen ari da lekeition eta mendexan bere alde atera bazen ere beste

gainera irurako kasuan urquijok donostiako salara errekurritu zuen eta auzitegi nagusiak

beraz daukagun errealitatea hori da eta ematen du

baina eusko jaurlaritza hasiera hasieratik aritu da parte hartzen prozesu horietan eta uriarte sailburuak eta patxi baztarrika sailburuordeak ere esan dute hori eta nola esango dizut

legezkotasun txosten bat hori banatu zitzaion udalei horrekin ez konforme eta jaurlaritzako

txosten bat egitea legezkotasun txostena hori ere bidali zen

eta hakoba hor dago hakoba da hizkuntza politikako gaietako herri administrazioen koordinazio

bere gain hartu zuen hori eta berak ere bidali zuen udaletara orduan udalek erabili dute legezkotasun txosten hori urquijoren salaketen aurrean

gainera udal lege proiektuan ere artikulu batzuk sartu dira interpretazio okerrik ez izateko

parte kodemandatu gisa aritu da jaurlaritza beraz jaurlaritzak ez du nahi esaten duzuenean ez zarete egietan ari ez ez dakit aurreiritzi ideologikoarekin ari zareten edo zerekin ari zareten esan bezala

guzti hauetan eta orain aldatu egin behar duzue baina lege bat zergatik aldatu behar da zaharra delako

aurrera ateratzeko edo burutzeko lege trabarik legokeela artikulu horietan proposatuko genuke aldatzea aipatuko duzu igual hogeita laugarrena artikulua radio televisión española aipatzen delako baina justu

euskararen legeak ahalbidetu zuen euskal telebista jartzea baina nik galdera bat egingo dizut horrek

garatu dezan internet ez zela existitzen esaten duzue aro digitalera egokitu behar dela baina galarazi al du horrek iktetan euskara sustatzeko ekimenik

iktetan euskara sustatzeko diru laguntzak bultzatzen eta gainera

lege garapeneko atal berezian pnvk planteatu zuen aztertzeko legedia

euskararen aldeko ekimenik burutzeko eta

kasu bakarra azaldu zen eta zen aginte judizialaren legea

baimena ematen epaileei hizkuntza eskakizuna ezartzeko baina hori europako kartak salatuta du eta hori ez da euskararen legearen

kongresu eta senatuaren gaia beraz jaurlaritza arduratu da eta arduratzen ari da

bizialdi osoko heziketaren legea udal legea eta horietan denetan euskararen aldagaia sistematikoki sartu da eta guretzako euskararen legea lege marko babesa da eta

izaten dute desarrollo legislativo deritzona eta lege markoa ez da aldatzen

lege hori efizientea edo efikaza den ala ez lehendabizi demostratu egin beharko da ez dela efizientea

sortu zen helbururako besterik gabe dena den eskerrik asko

erdibidekoa lortu dugulako eskerrik asko

zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txandara pasatuz mistoa upyd ez du hitzik hartuko

eskerrik asko barrio jauna erantzunen txandara pasatuz isasi jauna zurea da hitza

barrio jaunari eskerrik asko mintzaldi bikaina egin izan dio eta justifikatzeko euskadiren

legearen erabilera nolakoa den hau da berme juridikorik ez duela ematen

atzoko ebazpena tolosako udalari

aipatu izan da eman da baina ez da legala erdara hutsean

eta tolosako euskararen ordenantzaren aurkako epaia atzokoa carmelo barrio jauna debekatu egiten du

oraindik ere

nire ikuspegitik beste hizkuntza erabiltzen duten neurrian debekatzen gure udalerrietan onartzen diren

hemen egiten den errepasoa eta diskurtso oso polita ni batzutan harritu egiten naiz sozialisten aldetik progresistak direlakoan eta zein nolako diskurtsoak egiten diren norbanakoaren borondatepean

ganbera honetan eta ikuspegi progresista beti legeztatu egiten da arau bidean gauzak lortu ahal izateko

baliabide informatiko berriak eta interneten erabilera sustatzeko politikak esaten direnean administrazioa atal askotan interneten erabilera

zabaltzen ari dela eta herritar guztiak behartuta daude halabeharrez interneten bitartez izapide batzuk egiteko

progresistok ezkerrekok defendatzen dugun erabilera eta sustatu egiten dugu eta ezkerrekook

guk nahiko genuke hemezortzi urte bitartean derrigorrezkoa eskolaldia izatea

irakurtzen idazten informatika

hizkuntzak besteak beste euskaraz guretzat euskaraz jakitea

eta hemen epaile honek idatzi du

lotsarik ez du idazteko bertako

ez dela ezagutu behar harrigarria

carmelo barrio jaunak esan du hemen dramatismoa eta

suharra izan daiteke horrelako azalpenak egiterakoan eta are gehiago hau

zanpatzen gaituztela hau da euskararen ordenantza egiten

helegite bat egiten du jaun batek eta beste epaile batek

bistakoa da bistakoa da babes juridiko nahikorik ez daukagula bistakoa da carmelo barriok

euskararen normalizazio legeak hau da bertako lege batek ahalbidetu egiten duela horrelako

hitz bat etortzen zitzaidan baina mingainari koska egin diot gaiztakeriak

behar besteko babes juridikoa lortu behar dugula eta guk eskertu nahi diogu alderdi jeltzaleari lortutako adostasun honetan baina segituko dugu

euskararen normalizazioa lortu arte segituko eskatzen euskararentzako lege berri bat

eskerrik asko isasi jauna euskal sozialistak azkue jauna

isasi jaunari egietan berak pentsatzen badu atentzioa behar duela euskarak aurrera jarraitzeko

guk pentsatzen dugu normalizazioan segi behar dugula euskara aurrera ateratzeko hori bat eta

azkenean zuzenketa erdi zuzenketa bada norbaiti esateko lege bat edo sententzia bat konplitu egin behar duela

iruditzen zait hori bakarrik esaten duela azkenean zuzenketa erdikoak esaten du oiga usted cumpla usted las sentencias ez al da hori egietan hori kunplitu behar duenik horregatik

zuen zuzenketa erdian eta gurea mantentzen dugu eskerrik asko eskerrik asko azkue jauna

eta guk ez diogu ixten aterik dagoen legislazioa aztertzeari bai espainiako legislazioari bai europakoari ez diogu aterik ixten

puntuan aipatzen duzue erakundeen arteko eta euskalgintzako

eta partizipazio prozesu horretan gaiak lantzen

berrikiago eta partizipazio prozesu horiek

erdibidekoan sartu dugu zuek justu aipatutako puntua eta horretaz konbentzituta gaude

jaurlaritza hiru diputazioak hiru hiriburuetako udalak eudel eta

beraz euskararen legea gure ustez gure legebiltzarrean lege organikoaren parekoa da

eta sektorial guztietan sartzen da gobernuak euskararen sustapenerako gaiak lehen esan dudan bezala aurriritzi ideologikoetan daude batzuk eta beste batzuk

gure ustetan euskarak behar duena da elkarlana eragileen artean elkarlana politikoen artean ez langak jartzea lankidetza baizik elkarren kontra jartzea iragana delako etorkizunari beste begi batzuekin begiratu behar diogulako

hizkuntzaren gaia bizitza politikotik atera behar dela euskararen gaia bizitza politikotik atera behar dela hori geroz eta maizago entzuten ari gara

hizkuntza bat ez dela ikuspegi ideologiko konkretu baten ondare ez da

ideologiko konkretu baten ondare baina ezin ukatuko didazue

norberak daukan konpromiso politikotik normala dela hizkuntzarekikoa ere izatea beraz

bide kide izateko elkarlanerako euskarak aurrera egin dezan

eskerrik asko eskerrik asko mendizabal andrea euskal talde popularraren ordezkaria barrio jauna zurea da hitza

eh bildu taldeak eta euzko abertzaleak sinatu duten erdibideko zuzenketa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

hamar ez hamalau abstentzio ondorioz erdibideko zuzenketa onartuta geratu da gai zerrendako seigarren puntua

proposamena egin duen taldearen txanda euskal sozialisten ordezkaria elola jauna zurea da hitza ekimena aurkeztu eta aldezteko

y casi nocturnidad aprovechando la oscuridad del túnel aspaldi hasi ziren bilboko porturako berezko sarbidea egiteko konponbidea bilatzen konponbide honek ezkerraldeko eta meatze zonako hirigunetatik

ibilbide hau tren merkantzien hegoaldeko saihesbidea izenez izendatu zen baina ibilbidearen behin betiko proiektua definitzen zen bitartean saihesbidearen lehen zatiari ekin zitzaion serantesko tunela izenez ezaguna santurtziko kaietako

zuzena ematen ziena lau koma zortzi kilometroko

ortuella elkartzen ditu serantes mendi azpitik bi mila lauan onartu zen eta lau urte geroago eraiki zen hirurehun milioi euroko kostuaz honen arazoa zera da ez du inora eramaten

eta eramango lituzkeen hemezortzi kilometroko hegoaldeko saihesbidea oraindik eraiki gabe baitago

abenduaren hogeiko hauteskunde kanpainan sartuta bizkaiko alderdi popularreko hautagai nagusiak iragarri zuen aldez aurretik inongo proposamenik egin gabe serantes tunela berehala

dinamizatzeko horrek suposatu du renfeko aldiritako bigarren lerrotik muskiz bilbo doana merkantziak garraiatzea ortuella eta trapagarango

interes elektoralista soil bategatik gizartearen eta erakundeen arteko adostasuna ere berriro apurtu egin da

adostu egin baitzen serantes tunelaren funtzionamenduak ezingo lukeela

bat ekarri baldin eta gehitze honek ezkerraldeko eta meatzaldeko bidaiaren zerbitzuetan eta bereziki bizilagunen bizi baldintzetan eragin ezkorrak

kontu hau ganbera honetara ekarri duen lehenbiziko aldia ez da

bukaeran egin genuen bezala euskadiko alderdi popularraren beste aldarrikapen bati erantzunez badirudi

gehiago kezkatzen diola serantesko tunela ez erabiltzea

zor lezakeen arazo larriak baino uste dugu legebiltzarretik irizpide honi gehitu behar zaiola sustapen ministerioak

azpiegituren estatuko idazkaritzak aldarrikatu duen hegoaldeko tren saihesbidearen proiektuak sortzen duen kezka kezkatuta gaude lehenik eta behin sustapen ministerioa jatorrizko proiektua aldatu duelako eta

adarra berriro ere proposatu duelako ezkerraldeko aldiriko tren lerroarekin konektatu ahal izateko irtenbide honek

igarotzean sortzen diren arazoak auzo honetako bizilagunek eta kaltetutako udalek ez dute halakorik nahi

bakarrekoa izan halako erabakia ezin da hartu merkantzien hegoaldeko trenbide saihesbidea aldez aurretik nola egingo den

eta beste bitarteko erabakiren baten izango lituzkeen ondorioak kontuan hartu gabe alternatiba horrek legez besteko proposamenean esaten den bezala kaltetutako zonaldeko udaletxe eta bizilagunei berme nahikoak

dizkie eta arazo honek eragiten dieten

parte hartzea eta adostasuna izan beharko luke jakingo duzuenez alderdi nazionalistarekin erdibidekoa sinatu dugu

azken finean oinarrietan ados ginelako formetan idazkerako formetan agian ez

benetan eskertzekoa da egin duzuen lana aldaiturriaga jauna

eta euskaraz jartzen du garatzen eta exekutatzen egokitzen ere izango litzake egokiago hitzez hitz itzuli ezkero

baina beno badaezpada ere hemen esaten dut eta hala ez bada sinatu duguna da balio duena

eskerrik asko elola jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz mistoa maneiro jauna zurea da hitza

sailburua legebiltzarkideok arratsalde on gaurkoan hona gatoz bilbo hegoaldeko tren saihesbidearen azterlan informatiboaren inguruan gure posizioa zein den adieraztera

eta gure posizioa oso argia da irmotasun osoz proposamenaren kontra gaude herritarron parte hartzea baztertzen duelako eta trazadura inposatzen duelako

porlanera atxikitako inposaketa gure herriaren desegituraketan sakontzen duena ezkerraldea eta meatzaldea eta ingurumenaren suntsipena eta pertsonen osasuna kontutan hartu gabe hauei erreparatu gabe gure herrirako sostengarria den ingurumen politika baten kontra doana como podrán ver

eskerrik asko mahaiburu andrea sailburu andrea legebiltzarkideok eskerrik asko guztioi gai honen inguruan azken urte hauetan

besterik ez eskerrik asko eskerrik asko aldaiturriaga jauna
zuzenketarik aurkeztu ez duen taldeen txandara pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria rojo andrea zurea

eskerrik asko ruiz anderea erantzunen txandara pasatuz euskal sozialisten ordezkaria elola jauna zurea da hitza

eskerrik asko berriro ere batzarburu anderea voy a iniciar

eta sozial ahalik eta handiena lortzea azpiegitura hau eraikitzearen ondoriozko eragin negatiboak ahalik eta gehien gutxitze aldera

aspektuetan instituzioen alderdi politikoen eta auzo elkarteen artean serantes gairako

gaur eta hain zuzen hementxe baldin badaukagu

proposamen hau horrexegatik da kontuan daukagulako

inguruko herritarrei bai meatzaldekoak eta bai

eta bai bilbo ingurukoak ere denak kontuan hartzen ditugulako eta hain zuzen

beraien eraginez izan zen asko behintzat

mistoak ez du hitzik hartu behar eh bildutik matute jauna zurea da hitza

eskerrik asko matute jauna euzko abertzaleak aldaiturriaga jauna zurea da hitza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

hirurogeita zazpi eman dugu bozka hogeita hemeretzi bai

ondorioz onartuta geratu da erdibideko zuzenketa gai zerrenda agortu denez osoko bilkurari amaiera ematen diot